itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

eskerrik asko ruiz andrea mistoa upyd maneiro jauna

arratsalde on denoi prekarietatea gero eta hedatuagoa dago arlo guztietan pribatuan zein publikoan sektore gehienetan

gaitza da zoritxarrez gehiegi kronifikatzen ari den gaitza da prekarietateak batez ere gazteei eta emakumeei eragiten die

pertsona zaurgarrienei gaur dagokigun gaiarekin lotuta lan kontratuen behin behinekotasunarekin hain zuzen ere gazte enpleguan behin behineko tasa ehuneko berrogeia baino altuagoa da

ehuneko laurogeita hamabosta behin behineko kontratuak dira eta azken datua behin behineko kontratuen ia ehuneko berrogeita bia urtebetekoak

gazteen langabezi tasa altuari lan egiten dutenen ezegonkortasunaren arazoa gehitzen zaie lan bat aurkitzea zaila egiten bazaie ere aurkitzen dutenean hilabete gutxirako lan kontratuak dira beraz ezegonkortasun arazoarekin jarraitzen dute emakumeak ere badira

gogor sufritzen dutenak gainera emakumeak behin behinekotasunez gain beste gaitz gogor

aldikotasuna aldi baterako kontratuen ehuneko laurogeita hirua emakumeenak dira

baizik eta emakumeak direlako zaintza lanaz arduratzen direnak ondorioz nahiz eta lan gehiago egin

gutxiago kobratu kotizatu arazo horrek beraien

eta horregatik duela gutxi eh bilduk ekimen bat aurkeztu zuen pentsioak kalkulatzeko formulak aldatzea eskatzeko

egun kotizatu bezala izateko eskaera hori zoritxarrez

gaur enplegu bat izateak ez du esan nahi egonkortasuna edo emantzipatzeko aukera izatea hamar kontratutik bederatzi behin behineko kontratuak dira baina gainera behin behinekotasun horren atzean jatorrizko ekimenean esaten zen bezala

jarduera ekonomiko askotan gehiegi luzatzen ari den iruzurrezko praktika baita gazte askori eragiten diena enpresari askok lan kontratu bat egin ordez autonomo egitea eskatzen diete

autonomo horrek bezero bakarra izan enpresariak ez du langilearekiko inolako betekizunik edozein momentuan kale gorrian utzi eta langilea inolako

ez langabezi prestazioa eskatzeko eskubiderik kale gorrian behin behineko

behin behineko kontratu bat beste batean atzean noiz arte oporraldian kontratuak bertan behera uztea oporrak ez ordaintzeko eta beste

iruzurrezko praktika mota batzuk baino ez dira zoritxarrez baina askotan gure ustez maiz gertatzen diren praktikak

prekarietatearekin oro har eta zehazki iruzurrezko kontratuekin bukatzea eta erronka horretan jaurlaritzak zeregin aktiboa izan behar du

behar diren errekurtso guztiak jartzea sesioaldi honetan eztabaidatu genuen

esan duen bezala lan ikuskaritza indartzeari buruzko ekimen bat eta eztabaida horretan ez zen atera eh bilduk eskatzen zuen

gaur mantentzen dugu lan ikuskaritzan langile gehiago behar direla lan araudia betetzen dela ziurtatzeko

hiru ikuskari berri kontratatu arren uste dugu gehiago kontratatu behar direla hori bai benetako inbertsioa zentzu guztietan ziur gaude prekarietatea jaitsiko zela lan istripu gutxiago gertatuko zirela eta pobrezia ere jaitsiko zela

izan behar du prekarietatearekin lan istripuekin eta pobreziarekin bukatzea jatorrizko ekimenaren helburu nagusiarekin ados egon arren

eta horregatik erroldatu genuen gure zuzenketa alde batetik behin behineko kontratuak dituzten langileak lan istripu gehiago izateko arriskuak dituzte ez soilik prekarietateagatik baizik eta prebentzio arloan formakuntza gutxiago ematen zaielako horregatik eh bildurentzat kontratua

ikuskatzea garrantzitsua izateaz gain lan segurtasuna bermatzen dela ere garrantzitsua iruditzen zaigu eta hori eskatzen genuen gure zuzenketan

bestetik epe bat jarri behar zela usten genuen bi hilabetekoa azkenean

hilabetean egitea onartu dugu benetan horrela izatea espero dugu erdibideko batera heldu gara eta erdibideko hori eperako delakoan gaude eh bildun espero dugu

onartutako den legez besteko proposamena betetzea jaurlaritza lan horretan buru belarri jartzea eta anbizio handiko kanpaina diseinatzea eta habian jartzea planifikatua helburu

eta helburuen jarraipena nola egingo den zehaztuko duena behar izanez gero neurri zuzentzailea jartzeko eta noski beharrezkoak diren errekurtso guztiak jarriz jakin badakigu ekimen horrekin ez dela behin behinekotasunarekin amaituko hala ere behin behinekotasunaren tasa altuegia jaisteko

espero dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andreak ez du hitzik hartuko maneirok

ez du hitzik hartuko zulaika andreak eta aiartza jaunak ezta ere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

hirurogeita sei eman dugu bozka hirurogeita zazpi

onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda amaitu denez osoko bilkura